osoko bilkura jarraituko dugu gai zerrendako laugarren

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena etb bateko aurrekontua igotzeari buruz eztabaida eta behin betiko

muchas gracias señora presidenta arratsalde on denoi batzuetan gauza kuriosoak gertatzen dira gaurko honekin gertatu izan den bezala guk

etb bat hogeita hamazazpi urte eta gero ezinean dabilela izan behar zuenaren

arrazoi askorengatik handienetako bat baina ez bakarra diru falta da telebista koste ekonomiko handiko komunikabidea da albistegiak egiteko

eta etb batek hain justu horren premia du batez ere entretenimendua eskaini behar du euskaraz baina batik bat fikzioa etxean eginikoa bikoiztutakoa zein azpitituluduna

kalkulua egin genuen eta gure legez besteko proposamenean etb baten aurrekontua ehuneko hamar igotzea eskatzen genuen horrekin

ezagutzatik erabilerarako jauzi horretan eta horretan geundela eta hori da kuriosoa eitbko zuzendariak maite iturbek

aurkeztu zigun kontrol batzordean horren barruan eitbn euskera sendotzeko esparru estrategikoak deritzon atalean krisiaren eraginez eitb jasandako murrizketa aipatzen du zuzendaritzak

eta gainera jaitsi egin da beren datuen arabera ehun eta berrogeita bi koma zortzi milioitik ehun eta hogeita hamarera

batez ere produktuaren kalitatea berreskuratzeko eta gaur egun etbn erabiltzen den low cost edo merke merke formatuen aroa gainditzeko

hogeita bost igo behar dela hurrengo programa kontratuan hau da hogeita zortzi milioi gehiago eskatzen ditu eta horietatik bi heren euskarazko edukiak hobetzeko izan behar direla dio hau da

edukietarako hau da guk geuk hasieran eskatzen genuena baino gehiago horregatik erdibidekoa egin dugu elkarrekin podemosekin etbren aurrekontua ehuneko hogei igotzea eskatzen duena zertarako behar den igoera hori argudiatzeko uste dut onena

edo dioena jasotzea dela guk geuk zein helburu lortu nahi dugun badakigun arren eurek baitakite inork baino hobeto zeintzuk diren eitbren premiak

iturbek urte askoko eskarmentua dauka horretan etxeko

zertarako bat egunero hamabi orduko produkzio originala etxekoa bermatzeko

hau da formatu merke merkean baino formatu landuan egiteko informazioa zein dibulgazioa eta entretenimendua hiru

erreportaje eta informazio sozial gehiagorekin laugarrenik entretenimenduan eguneroko fikzio serie bat berreskuratzeko aspaldiko goenkale bezala

euskal labela izango duen istorioak eta kontakizunak hobeto sortzen laguntzeko eta ondo deritzogu horri ere bai

parte hartzeko telebista sormen askatasuna sustatuko duena nagusituko dela eta horri ere guk baietz jakina eta azkenik munduko komunikabide guztietara etortzen ari diren aldaketetara egokitzeko

eta banaketa plataformetarako balioko duten edukiak lantzea euskaraz

zabaltzeko egin behar denarekin etb baten izan zein beste euskarazko kanal edo

horretan guztiz konforme gaude eitbko zuzendaritzarekin baina ez ginateke zintzoak izango horri geure kontrapuntua jarriko

hitzak politak direlako baina batez ere ekintzak behar direlako eitbn kontratu programan ere horrela jasota daude hor ere esaten da etb baten

eta galdera da non daude horiek kontratu programa aurten amaitzen da

politekin baina non daude ekintzak hor dago gure kezka nago

mentalitate apustu sineste arazo bat baino eta adibideak ipiniko ditut diruarekin lotura zuzena ez dutenak berez

etb bik lehengo asteko bertako adibideak dira

horri buruzko saio berezia egin zuten eta bien bitartean etb baten la perlako jacuzziak genituen pantailan oso lasaigarria ur epela burbuilak dena baina albistegietan liderra izan nahi izanez gero apurtxo bat patetikoa da ezta gero gai berarekin jarraituta procesaren sententzia dela eta katalunian eginiko grebaren egunean etbren albistegi saio berezi guztiak

etb bin izan ziren eta ez hori bakarrik gaueko gaur egunek

eta teleberrik berrogeita bederatzi eta hori beste adibide bat da ohikoa izaten da gaur egun teleberri baino laburragoa izatea batzuetan

normalean egunero egunero laburragoa izaten da arrazoi sinple bategatik

eta gaur egunetik teleberrira pasatzeko horretarako leku fisikoz aldatu behar dute eta

eta gaur egun teleberriren aurretik izaten denez egunero gaur egun galtzaile teleberri ostera nahi beste luzatu daiteke hori da arrazoia dirua bai beharbada diruarekin konpondu ahal izango litzateke beste ekipo bi kontratatuta edo holakoren bat baina

batez ere egindako apustuaren arazoa da gaur egun aurretik doan arren

lehenesten da ordutegian ere bai mentalitate arazo bat da etbren arimarena

historian zehar ez dut nostalgika ipini gura baina

oraina ulertzeko eta geroa erabakitzeko kultura sailburuak ondo gogoratuko ditu hasierako urte haiek etbn kanal bakarra zegoenean euskarazkoa bera estepan aldamiz etxebarria elene lizarralde euskal

bihurtu zineten fenomeno sozial berria izan zen euskal herrian euskaradun erreferente mediatikoak genituen lehen aldiz historian esango nuke

eta euskara prestigiatu zenuten horren premia larria zegoenean eta gero zer gertatu zen ba etb bi sortu zela orduan paradoxikoa dirudien arren

eta ulertzen zuen jendea handituz zioan arren hezkuntza eta euskaltegiei esker etb bateko ikus entzule kopurua ostera

hizkuntza ez zen arazoa edukia bai agian

etb biren mesedetan konpetentziarik handiena bihurtu zen etxe berekoa zena eta abel beste star system bat sortu zen etb bi

eta paradoxikoa da ere erreferentziazko kazetari

oso profesional onak euskarazko kanalean lan egiteko

gaztelerazkoan ibili ziren hizkuntza ez zen arazoa orduan ere

eredua zen arazoa orain bezala zer nahi dugun erabaki behar dugu eta laster gainera gaztelerazko telebista autonomiko bat izan telemadrid

edo euskararen lurralderako herri telebista bat izan estrategia zehazteko sasoia da ezin da aukerarik galdu euskaltelekin galdu izan dugun bezala bai horrek ere eragin egingo dio gaur egun uhinen kontrola estatuek duten arren

euskal erakundeek euskaltelen bitartez horri esker esate baterako gure telebistako lehenengo kanaletan etb bat agertzen da eta ez beste bat baina euskaltel saltzerakoan arima gabeko funts bati ba funts horrek ez du errege bezala pentsatuko

zabaltzen ari diren bestelako plataformetatik dagokienez ere beraz beste aukera galdu bat euskaltelekin ere

norantz joan nahi dugun erabaki behar dugu eta orain da momentua mundu osoko komunikabideak

ere bai zirt edo zart egiteko abagunean daude hizkuntza gutxietako komunikabideek oraindik argiago

ausartak izateko momentua da ere etb izan da ausarta behar bada premiak bultzatuta baina arrakasta izan du herritarrak euskarara hurbiltzen

euskaraz euskarara bikoiztuta ikusten genituen

ostera bikoiztailerik ez dago ia ia zer bikoiztu eskaintzen ez dielako etbk eta eskaintzen diena ia musu truk egin behar dutelako bertan egindako telesailik ere ez dago horretarako konpromisoa hartu zuen etbko zuzendariak eduardo barinagak

eta gehienez jota bi mila hemeretziko udaberrirako udazkenean gaude eta gu zain

galdetu beharko genioke zein baldintza eskaintzen dituen nork egin ez aurkitzeko

sormena da badago zer egin eta orain da momentua orain hartu behar da konpromisoa eta indar guztiak batu hitz ederretatik ekintza eraginkorretara pasatzeko
aldatzeko momentua da agortuta dagoelako gu bide horretan laguntzeko prest gaude euskarak behar duelako eta merezi duelako eskerrik asko

anderea zuzenketarik aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra llanos anderea zurea da hitza

llanos anderea euskal sozialistak jarraian gallástegui

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburua legebiltzarkideok

denoi beno piska bat serio jarriko gara berriro ere ekimen hau jasotzerakoan

gurea behintzat harridurazkoa izan zen harridurazkoa irailean aurkeztu eta legebiltzar hau osatzen dugun guztiok ondo baino hobeto dakigu kurtso hasierarekin bat jaurlaritzaren aurrekontuen aurre negoziaketa

prestaketak abian jartzen direla aste honetan bertan azpiazu sailburuak aurkeztu du gobernu kontseiluak onartu berri duen bi mila hogeiko aurrekontu lege proiektua eta esan bezala legebiltzar honek zeresan handia du jaurlaritzaren aurrekontuen negoziaketan eta onarpenean beraz

aurrekontu eztabaidatik atera eta ohiko bilkura batera ekartzeagatik hona hemen gure lehen erreparoa ekimen honen inguruan

esan beharrekoa da euskal irrati telebistaren aurrekontua ehuneko hiru inguru igotzea

ez dakit nondik atera den jaistekoa dela legebiltzarkide batzuek esan duzue baina aste honetan aurkezturiko aurrekontu horrek ehuneko hiruko

igoera esanguratsua da eta inork ezin du zalantzan jarri

izan daitezen hobekuntzarako tartea badago bai hori beti horrela da baina benetan uste duzue etb baten eskainitako saioak ez daukatela kalitaterik

entzunda esango nuke ez duzuela etb bat

agirre andreak azaldu duen moduan jatorrizko ekimenak aurrekontuaren ehuneko hamar handitzea proposatzen zuen elkarrekin podemosek bere zuzenketan ehuneko hogeia esaten zuen iturbe andreak berak ere duela bi asteko agerraldian egun duen ehuneko hogei gehiago eskatzera ausartuko naiz esan zuen hemen hogeita bost esan da baina nik transkripziotik hitzez hitz hartu dut eta ehuneko hogeia aipatzen zuen eta azkenik euskal herria bildu eta elkarrekin podemosen artean adostutako

hogei aurrekontu igoera eskatzen da baina modu tranpati batean erabiltzen ari da euskal herria bilduk maite iturberen adierazpen hau iturbe andreak aurrekontu igoera honen inguruko aipamena egin zuenean

eta hain zuzen ere orokorrean portzentai horretara eramaten zituenak

horietako ekimen ugari martxan daude jada edo martxan jartzeko baita ere gaur egun indarrean dagoen luzaturiko aurrekontu horren

euskararen normalizazioan eta bultzadan garrantzia eta zeregin handia du estrategikoa da zalantzarik gabe hori ere ez du zalantzan jartzen edo ez dut uste behintzat baina hori ez dago soilik etb baten aurrekontuaren arabera

eitbn eta asko dira jorratu ditzakeen eta jorratzen dituen lan ildoak euskararen normalizazioan bere ekarpena indartzeko

aipatu zuen horrela aipatu zuen azpitituluen inguruan hitz egin da saio honetan euskal gorrak elkartearen agerraldia izan dugu eta azpitituluen inguruan ekarpen interesgarriak egin zituen eta ez ditut errepikatuko

erreformarako ponentzia horretan azpitituluek irisgarritasun aldetik aparte zer nolako lana egin dezakeen euskararen normalkuntzaren arloan euskal gorrak elkarteko zuzendaritzak esan bezala bi mila hemeretziko abendurako konpromisoa zegoen

handitzeko eta dagoeneko zerrendatuta daude udazken

azpitituludunak izango diren programak eta zailtasunak zailtasun zailtasunak baititu hori horrela da urtea bukatu baino lehen martxan jarriko direnak

harritzekoa da baita ere urriaren hogeita batean astelehen honetan

bozkatzerakoan eh bildu eta elkarrekin podemosen ordezkaritzan partaide diren kontseilariek kontrako botoa eman ez izana abstenitu egin dira

abstenitu egin dira gaur hemen aurrekontu igoera eskatzen da baina duela hiru egun

kontraesankorra da benetan ez dute bardin pentsatzen

kontseilariak edo interesgarria izango litzateke horren erantzuna jakitea eta bestalde ez dut errepikakorra

ondo dakigu eitbn erreformarako ponentzia ere hor dagoela hor hari gara eztabaidatzen eitbren etorkizuna zein izango den aldiz ez dakigu ondo zein interesekin euskal herria bilduk osoko bilkurara

eztabaida gaiak benetan adostasunak bilatu behar diren tokitik kanpora ekartze honi ba logikarik ez diogu aurkitzen edo bai

akaso baina uste dugu kalte egiten diola sakoneko eztabaidari eta ez da serioa formaz behintzat

guzti honengatik ezin dezakegu erdibidekoa babestu llanos andereak esan bezala guk ere bai puntuka bozkatzea posible balitz

nola ez baina bigarrenari ezin diogu baiezko

egokia eta badakizue eztabaida hau ez da berria eenbatetan hau hitz egin dugu estratu honetan

ponentzia daukagu baita ere helburua desbirtuatu egiten dela uste dugu eta ez dugu uste azterketa sakon batean oinarrituta dagoelarik

edo eskatzen duzuen programazio propio hori forma ezberdinetan garatzea ahalbidetzen dute agirre andreak zuk zeuk esan duzu ez dela diru kontua zertara dator orduan gaurkoa hiru aste barru hasiko dira aurrekontu batzordeak eta bukatzear ditugu ponentziako lanak

eskerrik asko arrizabalaga anderea erantzunen txandara pasatuz agirre anderea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu anderea

baina ekintzarik ez hori da pena kontraesanak aipatzen dituzu guk omen ditugunak eta zuek alderdi bezala

eitbk esaten duenari zuek ezetz esaten diozu ez dakit despistatuta egon zinen

bi heren etb batentzako deigarria egiten zait zuek bat ez egitea eitbko zuzendaritzarekin ez dakit desautorizazioa

eta gainera aitortu egin dugu labur geratu ginela eta orduan ez dugu oso ondo ulertzen zuen jarrera

egiten duen irakurketa ez da ona eskatzen duena ez da ona eitbko zuzendaritza ez da profesionala ez dira profesional onak eta bai mariatxiak

kontua igual behar bada ez direla edukirik interesgarrienak nahiz eta oso modu profesionalean eginda egon hori da aldea

datu bat esan duzu bi mila hogeirako eitb berak onartu dituen aurrekontuak uste dut

baina gastu hori igoko da aurrekontu igoera hori dago zuzenduta pertsonalera eta ez

epaitegiek eurek derrigortu dutelako etb uste dugu

baina gero beste gauza bat egiten duelako zuek bezala nik uste dut apalankatuta dagoela geldirik zaudete hor

pasatzen da eta ideia falta dago ausardiarik ez edo ez dakit zein den

hau oso hitz onak dira y la paz en el mundo ere bai eta oso ondo egongo da baina ekiteko asmorik ez dago

konponduko berretsi baino ez dugu egingo legeak berak dioena uste dugu ezin dugula denbora gehiago pasatzen utzi orain da zirt edo zart egiteko unea ez bakarrik eitbrentzako gainontzeko komunikabide guztientzako ponentzia bai martxan dago baina aitzakia horrekin urteak joan etorri egiten dira eta hemen ez da ezer egiten gainera

ekimen hori uste dut buru argitasuna behar dela lan ona egitea ausardia baina batez ere konpromisoa

herri honekin hori da eskatzen ari garena beste barik nahi dugulako eta merezi dugulako batez ere eskerrik asko

andrea guk argi daukagu gure taldeak

egiten dugu eta ez dugu zalantzan jartzen zuok ordea

pregunto agirre andrea

ez naiz horretan sartuko transkripzioa bertan daukagu eta

berdina diotzut baina kontraesanen

gureak direla kontraesanak eta zuzendaritzari kontra egiten diogula guk beti

zuzendaritzarekin bat eta honek lehengo aldian astelehenean aurkezturiko bi mila hogeiko aurrekontuei baiezkoa bozkatu diote eajko ordezkariak zuzendaritza kontseilu horretan hemen dago eta eh bildu eta podemosekoek ordea abstenitu egin dira eta zergatik

kontraesanak hitzak bai zuk esan duzun moduan hitzak bai zeuenak

geureak alde bozkatzen eskerrik asko

amaitu da eztabaida beraz bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu lehen puntua

aho batez onartu da lehen puntua jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz bigarren puntua ez da

kirol arloan eta kulturaren eta ondare historiko eta artistikoaren sustapen arloan gauzatu gabe dauden

ebazpena talde proposatzailearen txanda barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta

aurkeztu dituzten taldeen txandara pasako gara euskal sozialistak corcuera anderea zurea da hitza

anderea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria garcía anderea zurea da

oso ondo eskerrik asko euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

arratsalde on guztioi legebiltzar buru anderea legebiltzarkideok eta sailburu jaun eta andrea

posizio konkretu bat azalduko dut gaurkoan esta

ningún tipo de pacto ez dago beste aldetik beste egunean esan zenuen interpelazioan gobernuaren jardunean

subentzio gehienak aplikatu dira eta eman dira subentzio gehienak paktatu zenuten

kultur sailaren kasu konkretuan bi milioi eta erditik bi milioi eman dira gehiena eman da beraz

sail guztiek egin dutena da

hotz bat eta gidalerro politiko nagusiekin bat datozen diru laguntzak eman egin dituzte hemeretzian

eskerrik asko arruabarrena jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna euskal sozialistak

barrio baroja jaunaren jatorrizko mozioa bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu jatorrizko mozioa gai zerrenda bukatu dugunez